eskerrik asko maneiro jaunak euskal talde socialistaren

pues a ello eskerrik asko pastor jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

mila esker presidente andrea egun on guztioi señor lehendakari

los ciudadanos muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

eskubide hau edo baduen etorkizunik ala ez

herri honek ahal izan duen guztietan aukera izan duen guztietan herri honen erabakitzeko eskubidearen aldeko hautua eta apustua egin izan duela eta mila bederatziehun eta laurogeita hamargarrena urtean eman zen debatean

arrazoi berdinagatik eusko alderdi jeltzaleak alde egin genuela

gure bozkak aldekoak izan zirela eta badakigu autogobernu

erresumina adierazteko hamar minutu behar izan dituzu laurogeita hamargarrena hamarkadako egoera adierazteko

gure intentzioa izan da jakin badakigula egoera berri bat irekitzen ari dela europa mailan estatu mailan euskal herrian bertan gehiengo berriak daudela eta hori aprobetxatzea da hortik aurrera zuk uste baduzu iraganera behin eta berriz joan behar dela justifikatzeko adierazteko aurpegira botatzeko libre daukazu baina guk beste eskaintza batekin gatoz guk argi daukagu beste egoera batean gaudela ez bagina beste egoera batean egongo bankada hori ez zen errealitatea izango eta horretara gatoz gaur
eta etorkizunean ere horretara joango gara eskerrik asko eskerrik asko urizar jauna

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

gracias eskerrik asko sémper jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

evidentemente eta gauza bat esan nahi nizuke

eta gainera helburu politikoak lortu nahi izan dituela eta ezker abertzaleak momentu ezberdinetan esku utzi dituela negoziazio prozesu guzti horiek eta kasuan autodeterminazioaren eztabaida hemen eman zenean

politikatik eta guk esaten duguna da ez bakarrik

aruntzago noa ongi etorri politikara

hori da niretzako gaurko ikasgaia ongi etorri politikara eta ikusiko dugu bai gai hauek eta beste batzuk nola jorratu daitezkeen etorkizunean

iraganean gertatutakoaren azterketa bat ere egin behar dela ez du balio soilik memoria edukitzea

horren azterketa bat egitea eta hori da euzko alderdi jeltzaleak behin eta berriz planteatzen duena

bere buruari azterketa horiek egiten dizkiolako ez diegu besteei alperrik eskatzen guk

egitea bere ibilbidearen azterketa etorkizuna behintzat modu egokian guztion artean eraiki nahi baldin badugu

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen jatorrizko testua

eh bilduren jatorrizko testua onartuta geratzen da osoko bilkura eteten dut